gai zerrendari ekin aurretik hogeita hamabi jaun andreek botoa eskuordetu dutela aipatu gai zerrendako lehenengo puntua euzko abertzaleak eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako lege proposamena

sartzeari eta jarduteari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe

badakizue aldeko txanda eta kontrako txanda aldeko txandan alderdi sozialista eta euzko abertzaleak gain beste norbaitek eh bilduk beste norbaitek ez kontrako txandan

bale ba horrela izanik alderdi sozialista pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria molina andrea zurea da hitza

egun on denoi euzko abertzaleak eta euskal sozialistak jarduera fisiko eta kirol

ekarri dugu kirol arloko profesionalen sektorea arautzea premiazkoa dela uste dugulako eta gainera hauteskunde programan mantentze dugun konpromiso bat delako legea zer den azaldu aurretik kirol sektorearen egungo

egitea komeni dela uste dut izan ere kirolak eta

fisikoak garrantzi handia izan dute beti euskal gizartearentzat eta azkenaldian interes hori areagotu egin da osasun fisikoari eta mentalari dakarzkion onurez gain

kohesioa ere azpimarratu behar dira eta baita horrek dakarren dimentsio ekonomikoa ere hau da kirola zeharkako balio handia da

egokiekin egiten ez bada jarduera hori gidatu diseinatu planifikatu garatu

ebaluatzen ez badu jarduera fisikoko titulazio egokia eta

onurak osasunerako eta segurtasunerako arrisku bihur daitezke los datos y los estudios recientes

helburua praktikatzaileen osasuna eta segurtasuna bermatzea da

kalitatezko kirola eskaintzea horrela amaituko dugu edonork kirola nola egin

eta jardutearen funtsezko alderdiak antolatzen saiatzen da nola kirol lanbideak definituz

dagokion kualifikazioa gaitasuna eta gaitasun profesionala ofizialki egiaztatu beharko dira titulazio edo ziurtagiri ofizialaren bidez

kirol monitorea jolas arloan dagokion kirol modalitate edo diziplinako entrenatzailea lehia eremuan eta kirol zuzendaria zuzendaritza eremuan

hau da soilik praktikatzaileen osasunean eta segurtasunean eragin zuzena duten lanbideak kirol zientziei dagozkion ezagutzak

consumidoras y usuarias osasuna eta segurtasuna babestu nahi direla kontuan hartuta garrantzitsua da lehen laguntzako prestakuntza eskatzea

erantzukizuneko adierazpen batez bidez

artatu behar badute ere aurrez aurreko jarduera arautzeaz gain hamaseigarrena artikuluak jarduera profesionala plataforma birtualen bidez edo entrenamendu plana eta online

bidez antolatzen du ardatz alderdi garrantzitsua da urrutiko zerbitzu mota horiek ugaritu egin direla frogatu baita arauak arreta berezia jartzen dio emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari eta tratu eta aukera

sustatzen ditu araututako lanbideetan sartzeko eta jarduteko

kirolaren eta bere profesionalaren duintasuna izan ere edozein kirol jarduera egiten dugunean osasuna bermatzea funtsezkoa dela ulertzen ez dugun bitartean ez dugu ulertuko behar bezala ordaindu beharko denik ere eta horrek guztiak lan merkatua eta merkatu ekonomikoa

egun on denoi gaur ez dakit nola ez zareten lotsatu lotsa apur bat sentituko zenuten ez

lege proposamen hau erroldatzerakoan edota gaur atrilera jaisterakoan bi mila hogeita bateko aurrekontuen aurkezpenean kirol zuzendariari entzun nionean

pentsatu nuen nire baitan hau dek hau aurpegi gogorra

esan eta egin kirol zuzendariak esan zuen bi mila hamasei eta bi mila hogeian legegintzaldian ponentzian landuriko

toma ya hau da mimo handiz guztion artean landua zegoen adostua zegoen eta bukatua zegoen dokumentua

aurkeztuko zutela ez dakit talde guztiak inplikatu ziren proposamen horren lanketan

ez dakit zeintzuk inplikatu ziren gehiago oposizioko taldekoak edo gobernua sostengatzen zuten taldekoak ordu asko sartu genituen ordu asko ulertzen ez zen lege bat argitzen kolektibo desberdinen artean zeuden

bilatzen testuak erredaktatzen paragrafoak ordenatzen eta legelariak eta etxe honetako ekipo teknikoak izugarrizko lana egin zuten ikuspegi juridiko egokienak bilatzen hizkuntza biak

estatu mailako gainerako legeekin alderaketak egiten eta bukaeran itxita geneukanean adostua geneukanean ba hor geratu zen egia esan

arrazoiengatik eta ez zen izan hauteskundeak deitu zirelako egunen batean gobernuak azaldu beharko du lege hau aurreko legegintzaldian zergatik ez zen onartu

lege proposamen hau dakarkigute lege proposamenaren izenburuan eh bilduren emendakina txertatuta

interesatzen zaizkien edukia jasota eta besteak kenduta hau da zuentzat elkarlana

nola erroldatu behar zuten lege proposamena nola ponentzian landuriko dokumentua aurkeztuko zuten orduan esan nion eta zergatik ez dugu erroldatzen guztion artean

guztiok landutako eta adostuko egitasmoa baldin bada zergatik ez dugu erroldatzen guztion artean baina esan zidan ezetz

dokumentua bere horretan baizik eta gauza batzuk hartuko zituztela eta beste batzuk ez

eta ea zergatik ez genuen egiten guztion artean kontutan izanda egindako lanketa eta horrela ere urrats bat emateko eta beste maila batetan kokatzeko bada ez zen modurik egon beraz hau da zuek diozuenean guztiok

arraun egin behar dugula hau da gobernantza eredu berria hitz kolokialak erabiliz esango nuke kutre samarra dela eta oso maila gutxikoa

gobernu kontseilu ostean eremu honetako sailburua garamendi andrearekin balizko pandemiaren aurkako

kontsentsua lantzeko akordioa lantzeko eta ikusteko ze aukera zeuden txosten bat bidaliko zutela gero txosten hori landu ostean legea egiteko

nor engainatu nahi duzuen eaen urte asko urte asko

daramazkigu lege egitasmo honen lanketarekin gehiegi ez da serioa gertatu dena lege egitasmo honekin

egitasmo hau idatzi zenetik jada hamabi urte pasa dira hamabi urte beraz jada aurreko legegintzaldian adostu genuen egitasmoa

zaharkitua zegoelako saiatu ginen buelta bat ematen baina onartzea errazteagatik hainbat gai alboan utzi behar izan genituen baina azkenean ez zen onartu

lege hau zeren legeek etorkizunera begiratu behar dute eta ez iraganera baina egia da ere

ezer ez izatea baino lege egitasmoa eaen lantzen hasi zenean estatu mailan lehenengoa zen lehenengoa zen orain jada azkena da

gero murtzia nafarroa errioxa extremadura andaluzia madril denak guztiak dute

aurrerago doana aurreko legegintzaldian nafarroakoa gu baino beranduago hasi zen eta di da batean aurreratu gintuen baita edukien ikuspegitik ere adibidez egokitze fisikoarekin edo natura eremuetan

ekarri duzuen egitasmoa aurreko legegintzalditik beherapenekin beherapenekin beherapen handiekin prekarizazioa sustatzen du pribatizazioa berriro ere eskola kirola baztertzen du kirol eskakizunak debaluatu kirolene dugun egitura publikoa hustu

eta gizartetik eta kirol komunitatetik urrutiago kokatzen da beraz gaizki hasten gara oso gaizki hasten gara ez dakit ze premia zuen gobernuak honetarako kirol komunitateak hainbeste urte

beste gauza bat merezi du lege batek

jartzen jakin behar du etorkizunean eta hainbeste teorizatzen duzuen pertsona erdigunean eta helburu izaten eta ez bestelako interes batzuk

zaizuela ez duzuela kirol komunitatearen ikuspegiak kontutan izan nahi edo egitura publikoak

tira guk gaur lege honen tramitazioari baiezkoa emango diogu baiezkoa emango diogu berandu izan arren inoiz baino lehen jarduera fisikoa eta kirol lanbideetara sarbidea arautuko duen lege bat behar dugulako lege bat behar dugu urte asko pasa dira hamarkadak pasa dira kirol komunitateari zor diogulako eta tramitazioan saiatuko gara

kontutan hartzen hortik aurrera gobernuaren eskuetan egongo da zuen eskutan egongo da gehiengo absolutua duzuelako zuen eskuetan egongo da hilda jaioko den lege bat

onartzea edo etorkizunari begiratuko dion lege on bat onartzea eskerrik asko ubera andrea kontrako txandarik ez dagoenez

aintzat hartzen den ala ez lege proiektua bozkatu dezakegu

hirurogeita bederatzi boto alde sei abstentzio beraz aintzat hartzen da lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara

eskerrik asko martínez andrea jarraian barrio

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko angulo jauna zurea da hitza

hurrengo puntua bilduta daude jarraitu nahi nuen

azkeneko a ver bosgarrena zerena da